egun on guztioi osoko bilkurari hasiera emango diogu gai zerrendako

eztabaida monografikoa fiskalitateari buruz proposamena egin duen taldearen txanda elkarrekin podemos taldearen ordezkariak dauka hitza bere ekimena

eskerrik asko legebiltzar buru andrea

eta kontuan izan behar dugu gehiengo progresista bat izanda legebiltzar honetan eskuineko paktu hau ez zela emango eusko alderdi sozialistak nahi izango ez balu

legebiltzar honetan zenbakiak ematen daude eta horregatik beharrezkoa da gure herrian

egitura sozial eta ekonomiko moderno eta solidarioak pertsona trebatuak

eta ez enpresa handiei zerga beherapenak egiteko zerga politika on baten helburua

bizi dugun testu inguru sozio ekonomikoarekin batera egin behar da beti eta inoiz ez

berriz ere geure buruari galdetzeko zer egin izan den zerga aldaketetan azken urteotan edo zergatik eduki dugun diru sarreren eta gastuen arteko desoreka

patxi lópez berak duela urte batzuk adierazten zuen gure zerga politika

elkarrekin podemosek psek eta eh bilduk partekatzen dugula gaurko politika fiskala ez dela justua

egun on guztioi gaurko honetan zerga politika dugu berriz ere eztabaidagai azkenaldian zerga politika askotan egon da debate politikoan

gaur eztabaidari ekingo diogu baina uste dut gaur hainbat berri ditugula mahai gainean testuingurua ematen digutenak batetik

bestetik bizkaiko ahaldun nagusia bihar bertan madrilen egongo da enpresari eta inbertsio funtsei bizkaiko egoera fiskalaren berri emateko kuriosoa

ez dut uste eta azkenik batzar nagusiek pnv pse eta ppk adostutako kontrarreforma fiskala eztabaidatuko dute sozietate zergaren bilketa aurreikuspen datu batzuk ere ezagutu ditugu aste honetan

errekorra dela ondo dago ondo dago bi mila

behingoz egindako bilketa aurreikuspenak gainditzea

gutxiago bildu zenituzten eta aurreikuspen umilagoak egin ondoren ondo dago behingoz berriz ere

ez da hainbesterako guretzat garrantzitsuena eta itzal handiena duena da azken urteetako datuak eta bilakaera egitea

hauetako bilakaera datuon konparatiboa egitea eta honetan

gutxi dago eta aldiz kezkatuta eta kopetilun egoteko ikus dezagun bi mila hamazazpiko zerga bilketa datuak aztertuta lan errentek duela hamar urte baina zazpiehun eta hogeita zazpi milioi gehiago ordaindu dituzte enpresek aldiz sozietate zergaren bidez

baino bederatziehun eta hogeita bi milioi gutxiago bi mila hamazazpian bilketaren ehuneko hogeita bederatzia ziren eta bi mila zazpian ehuneko hogeita hamairua aldiz enpresek ordaindutakoa ehuneko hamalau koma zortzitik ehuneko zazpi koma zazpira jaitsi da

zerga sistemak atzerako bidea egin duela progresibitate eta ekitateari dagokionez

lan errentetatik datorrela eta ez enpresen mozkinetatik eta are gutxiago kapital etekin edo aberastasunetik ez da bakarrik bi mila hamazazpian gertatu atzetik datorren ibilbidea zuen

ondoriozko ibilbidea eta larriena da krisi garaian egin dituzuen zerga aldaketekin

eta berriz errepikatu duzuen bidea dela gauzak horrela

aurre egiteko bidea murrizketak izan dira gehienbat gurean ere bai zentzu horretan esan beharra dago ikuspegi liberala nagusi izan dela europako

europako batasunaren politiketan ere langileen aldeko politikak indartu ditzakeen zerga politikak egin beharrean kapitalaren aldeko zerga politikak

botere ekonomikoen mesedeetan diseinatutako nazioarteko politika eta kudeaketa fiskalen zerga ihesa eta ingeniaritza fiskala gehitu egin dute eta ezikusiarena egin dute paradisu fiskalei dagokionez hor ditugu adibide moduan

estatu espainolak egindako kudeaketa aktiboa jokaleku horretan enpresa handien mozkinak tributazio txikiko tarteetara bideratzen dira

aberastasunarekiko eta enpresen mozkinekiko zuek hemen bide berbera jorratu duzue

intentzio osoa azaldu duzue testuinguru honetan zerga politika epe laburreko ikuspuntuarekin eta batzuetan baita ere

erabaki duzue bai madrilen eta baita hemen ere unean uneko beharrak kontutan hartuz epe luzeko estrategiari muzin eginez hori bai

eta ppk zerga aldaketa adostu izan duzue epe luzeko ikuspunturik ez duen zerga aldaketa eta tamalez eskuineko ikuspuntu liberala jarraitzen duen zerga aldaketa egungo sistema gehiago dutenen mesedetan mantentzen duena eta ezberdintasun sozialen gaia

hori izan da egin izan duzuena gure herrian ez daude bermatuta eskubide sozialak eta horretan zeresan handia dauka zuen zerga politikak eta orain

berriz ere ez diete aurre egiten euskal gizarteak dituen erronkei ez dutelako berez zerga bilketan behar den igoera iraunkorra iraunkorra bermatuko ez dutelako inolaz ere ez zerga politikak bete behar duen funtzio birbanatzailea eta progresibitatea sendotzen

ere ez zerga aldaketa adostu duzue betikoen mesedeetan gizartearen premiek eragileek eta hemen ogasun sailburuak berak eskatutako

erreforma beharraren aurrean zatikako zerga aldaketa adostu duzue euskal gizartearen beharrei erantzuten ez diena

ez duzue itxi ez ppk argi eta garbi utzi du

hau da sektore publikoaren ahalmen ekonomikoa gero eta txikiagoa egiteko bidea azken finean sektore publikoa bera gero eta ahulagoa izateko eta beraz gizartearen ongizatearentzat eta garapenarentzat

eta zerbitzu publikoak ahultzeko bidea jakina hau ez dute horrela esan hitz politak eta marketin askorekin apaintzen dute

eskumaren helburua hori da gizarte politiken kontrako erasoen atzean dagoena hori da etorkinen eta pobrezia larrian daudenen aurkako kanpainen atzean dagoena bi mila hemeretzirako pfezan aldaketan nahi ditu ppk

gutxiago dutenen aldeko neurriak direla esango dute hori salduko dute baina gutxien dutenek

gizarte politika publiko sendoak dira eta horientzako gero eta diru gutxiago egongo da

gainditutzat eman dezakete baina errealitatea da hazkunde hori

eta gutxiago dutenek ez dute euren eguneko bizitzan krisiaren bukaera hori ikusten eta honetan zeresan handia du zerga politikak

eta bestetik politika horien ondoriozko zerga bilketa eta bilketa horren erabilpena jakina datuak hor daude

proposamen egingarria bidea irekitzeko proposamena ekonomia errealaren sarea sendotzeko

gainditzeko lurraldearekiko eta bertako jendearekiko duen konpromisoa hobetzeko

gaitasuna gehitzeko eta gure ustez zerga politika guztiongan eragin zuzena duenez premiazkoa da debate publikoa abiaraztea

zerga eredu berri bat egiteko adostasunean oinarritutakoa

ereduak dituen gabeziak behingoz zuzentzeko euskal herria bildun argi dugu ezinezkoa dela gizarte kohesioa zerbitzu publikoen kalitatea eta unibertsaltasuna eta guztientzako bizitza duin baten bermeak atxikitzea

ez baditugu eta zerga sistema lehen mailako erreminta da sortzen dugun aberastasuna banatzeko

integralagoa izateko neurri ezberdinak ongizate estatu sozial eta duina garatzeko dugun erronkaren aurrean baliabide nahikoak edukitzeko herritar guztiei oinarrizko eskubideak hezkuntza sanitatea

ziurtatzeko eta gure produkzio sarearen defentsan jarduteko ikerketa eta garapena prestakuntza industria politika aktiboak eta abar luze bat horretarako

gizarte bidezkoagoa eta kohesionatuagoa eraikitzeko politika sozialak garatzeko gastu publikoa indartzeko eta sozialki errentagarriagoak diren inbertsioak egiteko besteak beste honako neurri hauek proposatzen ditugu

errentaren goiko mailaren tasa marjinala ehuneko berrogeita hamar arte handitzea

gaineko zerga ezartzea progresiboa den zerga mozkinen araberako zerga

inbertsioa eta kalitatezko enpleguaren sorkuntza sustatzen dira

aberastasuna eta fortuna handien gaineko zerga lurralde guztietara hedatzea

oinarrietan konputatzeko eta bestetik ere egun indarrean dagoen ezkutu fiskala deuseztatzeko zerga eskumenak zabaltzea

emateko eskumena eskuratuz edo iruzurraren aurkako borrokan aurrera egiteko beste herrialdeekin harreman zuzenak izateko eta jakina gizarte segurantza

zurea da hitza eskerrik asko
legebiltzar buru andrea lehendakari sailburuok legebiltzarkideok egun on guztioi bollain lehen

nori dei egiten izan deutsozun adostasunerako ezkerrekoei

behin baino gehiagotan esan dizut bollain jauna

gizarte sisteman murrizketak egiten direla beitu hezkuntzan bi mila bederatzian

bi mila hemezortziko aurrekontuan bi mila zazpiehun eta hogeita bi milioi osasun sisteman hiru mila laurehun eta berrogeita zazpi milioi bi mila bederatzian eta bi mila hemezortzian

rgi pcv aes bi mila bederatzian berrehun eta hirurogeita hamasei milioi

bi mila bederatziko aurrekontuaren pisua gizarte arloko

ehuneko hirurogei koma bederatzikoa izan zen eta bi mila hemezortzian

hirurogeita hamarekoa eta zuk badakizu zer gertatu zen bi mila bederatzitik bi mila hemezortzira bitartean una crisis del copón

hala eta guztiz ere eta diru bilketa jausita ere hau da gobernu progresista baten politika eta haren

politikan koherentzia oso garrantzitsua izaten da eta

horrela datuen arabera pertsona fisikoen gaineko zergan

dagozan ehuneko hirurogeita hamabostak ordaintzen du ehuneko hogeita hamara eta errentarik altuenetan dagozanak ordaintzen dabe ehuneko

ehuneko hogeita bostak ehuneko hirurogeita hamara beraz argi dago datu hori eta progresibotasuna zein punturaino den benetan errealitate bat herri honetan kontrarreforma pinedo andrea

kontrarreforma nor egon zen

foru aldundian hainbat eta hainbat aldiz zerga politika martxan jartzen

ah ez ez nor dago nafarroan

eta bai zuori nafarroako gobernuan elkarregaz gagoz eta

erabiliko dodaz gure hitzaldian zehar

sei koma seia eta lehen aipatzen izan dozu pinedo eta bai zuk bollain jauna hemen klaro sozietateei bajatzen jakezala

enpresei betiko lez lagundu ahal izateko eta

benetan lehen aipatu izan jatsun moduan aipatzen da eta esaten da guztiok dakigulako eta zuok be badakizue horrela dela nahiz eta zuen diskurtsoan ez onartu errealitatez garrantzitsuena dena dan kuota minimo

alde batetik tipoa bajatu den arren

limite bat jarri beraz guztiz bat dator zuok planteatuakoagaz

aipatzen izan dozu nazio izaera izango

baina presio fiskala aztertzen denean pinedo

eta europako beste leku batzuk aipatzen duzu esanean oso garrantzitsua da ez bakarrik

zergatan datu konkretu bategaz gelditzea baita gastuaren aldetik zein den errealitatea eta esate baterako euskadin zein den errealitatea osasun sistema zenbat daukagun eta zenbat gastatu behar dugun zerbitzu batzuk erabiltzeko eta hemen osasun arloan

eta beste lurralde batzuetan europan ospitaletara joateko medikuekan joan ahal izateko izugarriko kopagoak ordaintzen dabezala eta benetan egingo bageunke eta gure bageunke analisi oso bat edukitzea sistemarena

eta guzti hori ez da kontutan hartzen aipatzen izan duzue baita tipoak ba jartzen duguzala eta

bataz bestekotik urruntzen garela europako tipoak austrian ehuneko hogeita bosta holandan

europar batasuna ehuneko hogeita bi koma seia dinamarkan

erresuma batuan ehuneko hogeia finlandian ehuneko hogeia eta horrela beste leku batzuetan nik uste dut ondo

ulertzen dut oposizioaren ikuspuntutik diskurtso hori egin beharrean aurkitzen zarela baina ziur nago ondo baina hobeto badakizuela analisi horrek

egin dugu bost urteetan hirugarren eztabaida gai bakarreko eztabaida duguna hirugarren eztabaida

ez dago beste gai bakar bat legebiltzar honetan horrenbeste

eta guk beti egin dugun eztabaida guzti guztietan ideia bi azpimarratzen dugu bata

egonkortasuna guztiz beharrezkoa dela eta egonkortasuna bilatzeko bi gauza behar direla bata negoziatzeko gaitasuna eta norberaren

elkarrizketa negoziatzea akordioetara heltzea eta behin akordioak hartuta une oro ez gaitezela egon aldaketak egiten

jarduera ekonomikoak pertsona fisikoek guztiok egonkortasun bat behar dute eta bigarren

azpimarratzen izan duguna eta azpimarratzen duguna da errespetua errespetua bi gauzari bata eskumenen esparruari

arloan eskumena duten erakundeak batzar nagusiak dira eta

erabakiak zein den indarrean egon behar den sistema

eta bigarrena eta oso garrantzitsua bai arlo honetan eta bai beste arlo batzuetan behin akordio bat hartuta errespetatzen dela

eta hori euzko alderdi jeltzaleak beti egiten du para nosotros es

de que así va a ser orduan araba bizkaia eta gipuzkoako batzar nagusietan onartu zen zerga aldaketak hiru helburu nagusi zituen justuagoa izatea hau da bakoitzak dagokiona ordaindu duela bigarrena

hainbat neurri hartu izan ziren eta hirugarrena eraginkorragoa izatea eraginkorragoa jarduera ekonomikoa suspertzeko lagungarria izateko guretzat oso garrantzitsua da besteak beste ez dagoelako beste modurik enplegua sortzeko enplegua kalitatezko enplegua sortzeko eta modu horretan diru bilketa egongo da bai jarduera ekonomikoaren beraren etekinak

eta bai lan etekinetik sortuko diren errendimenduetatik gura gendula eraginkorragoa izatea diru bilketa handitzeko eta

euskal finantzan kontseilua eta hor izan doguz bi mila hamazazpiko datuen berri

bi mila hamairuan hartutako akordioak eta bi mila hamalauan indarrean sartu izan zirenak

ez da izan gai bakarra faktore bakarra argi dago orduan

erreforma emaitza ona ekartzeko ekonomiaren garapena beste faktore bat izan da

madrilen hartu barri dagoen kupoaren akordio horrek

diru bilketaren emaitzak berdinak izango direla baina ona izan dala bai

hartu ziran neurrien artean hiru arlo garrantzitsu zerga ihesaren aurka borrokatzea zerga iruzurraren aurka borrokatzea eta batez ere lau zerga ezberdinetan foru

pertsona fisikoen gaineko zergan baltzuen edo sozietateen zergan sucesiones y donaciones ondoretza eta dohaintzen zergan

dokumentatuen zergan esparruan horrek izan ziren hartu ziran aldaketarik

diru bilketaren emaitzak ezagutzen doguz eta hortik atzo bertan

sailburuak berak esan dabe jaurlaritzari zazpiehun eta hogeita bederatzi milioi euro

abenduan izandako gobernu kontseilu batzuetan jakin izan dogu zorionez guzti honen ondorioz

osasun sistemara euskal unibertsitatera haurreskolen partzuergora hezkuntza sisteman beketara mugikortasunean hobetzeko inbertsioetara

langileen egoera eta zor jakena ordaintzera besteak beste baita zorpetzea gutxitzera baita datorren urterako diru apur bat gordetzeko nik ez dakit zuonean

behi lodien garaian behi argalak dagozanerako dirua

baina gainera zuk bollain esate baterako behin eta berriro

zorpetzeari zenbat diru zuzentzen jakon aurrekontuetatik orduan

zorpetze hori murriztea da dagoen bide bakarra neurri berriak

eta agertu da behin eta berriro eta uda aurretik batzar nagusietako hiru lurraldeetako batzar nagusietan

hiru foru diputatuek aurkeztu izan dabez diru bilketaren emaitzak pinedo andrea rementeria bihar edo etzi egongo da madrilen ez dakit baina

azaltzen beraz lehenengo han azaldu dira ondo azalduta eta aukera izan dabe talde guztiek gura izan dabezan

aukera izan dabe ebaluazioa egin da egokitzapen proposamenak egin dira batez ere sozietateen zergan alde batetik jarduera ekonomikoa sustatzeko

beste batetik diru bilketa igo ahal izateko

negatiboen konpentsazioa murriztea kenkarien dedukzioak kenkarien limiteak murriztea eta beste hainbat neurri eta baita beste hainbat neurri proposatu izan dira europar batasunetik

araudia urte batzuk barru beharbada berriro egongo gara diru sistemaren aldaketa bat egiten eta aldaketa sakonagoa

emaitza onak izan ditu orain neurri aldaketa batzuk egongo dira

eta hori ebaluatuta berriro beste planteamendu bat egingo da eskerrik asko eskerrik asko gorospe

jarraian jaurlaritzaren ordezkaria sailburuak azpiazu jaunak dauka hitza

euskal zerga ereduari buruz publikoki esan duguna zerga sistema moderno eraginkor bidezko eta zuzen baten aldeko iritzia eman baitugu

baita sustapen ekonomikoa eta enplegu sorkuntza lortzen laguntzeko ere aukera emango ligukeen sistema bat

sus compromisos denok izan genuen iritzi bera bi mila hamairuko zerga erreformaren ikerketa eta emaitzen ebaluazioari buruz baita gure ekonomiaren

de conseguir erakundeen artean eta oso alderdi politiko desberdinen artean lortu dugun akordioa eta adostasun maila ez da garrantzi gutxikoa eta

akordio honek finkotasuna eta segurtasun juridikoa ekarriko du baita erakundeentzako baliabideen nahikotasuna ere

más modernos de europa eusko jaurlaritzak hainbat neurriren ekarpena egin du hain zuzen ere zerga elusio eta saihestea oinarri

orekatzen du fiskalitatea zuzenago eta modernoago bati begira eta

europako standarrekin bat etorriz baina

zeren eta pasaden abenduan mintzatoki honetan bertan esan nuen bezala

akordioa ona da eta zerga erreforma ona da akordioa eta zerga erreforma beharrezkoak eta halaber ezinbestekoa eskerrik asko

erantzunen txandara pasako gara eta elkarrekin podemos taldearen ordezkariak bollain jaunak dauka hitza

eskerrik asko berriz ere legebiltzar buru andrea egun on

eskerrik asko bollain jauna eh bildu taldearen ordezkaria pinedo andrea zurea da hitza

de matemáticas gorospe anderea lehenengoa zuri asko gustatzen zaizu horrelakoak esatea

naiz bai jakina eta oso ohore handiarekin eramaten dut

zorpetze politika eta defizit muga hemen erabaki behar dugu jakina hemen erabaki behar dugu zerga erreforma benetan

nahi badugu eta benetan efektiboa hemen erabaki behar ditugu y luego

begira guk pleno hartan batzorde berezi bat eskatu genuen eztabaida publikoa egiteko eta parte hartzea sustatzeko

aitzakia moduan jarri zenuten mahai gainean monografikoa

zure jarrera hori zen zure jatorrizko jarrera soila izan zen gaur hemen berriz ere eztabaida publikoa eskatuko dugu

eskerrik asko pinedo anderea euskal talde popularraren ordezkaria damborenea jauna zurea da hitza

eskerrik asko castelo andrea euzko abertzaleak gorospe andrea zurea da hitza

horregatik guzti hori da jarraitu izan den politika

guk bai egiten dogu berba soldatak igo behar direla eta guk bai

eta guk bai esaten dogu sortzen dan enplegua kalitatezkoa izan behar dala eta guk bai

gure herriko enpresa ehunaren egoera eta jarduera ekonomikoa suspertu behar dala eta guk bai esaten dogu enpleguaren garapena jarduera ekonomikoaren garapenagaz lotuta dagala zuzen zuzen zuenean eta guk bai

euren egoera ahalik eta hobea izan daiten euren atxikimendua lur honegaz ahalik eta indartsuena izan daiten ondorioz enplegua sortu daiten

eta ondorioz guztion herri honetan bizi kalitatea hobetu daiten eta ondorioz diru bilketa ere gaurko eztabaidara joanda egingo da eta zuk esaten izan dozu

ez da izan izan ziren edo hartu ziren erabakien ondorioz izan da jarduera ekonomikoak eta ziklo ekonomikoak lagundu daualako

oso lotuta dagoz jarduera ekonomikoagaz

alde egin ahal da edo oztopo izan ahal dira suspertzeko lagundu al dabe edo

behar da egonkortasuna horretarako behar da akordioa azpiazu zure interbentzioan aipatzen izan dozu eta bi eskaera egiten izan duzu sailburu bata alde batetik

demagogikotik urruntzea eta gogoetak zorroztasun gehiagoz egitea eskatzea eta hori guztiz beharrezkoa da eta bigarrena

arlo politikoan zerga esparruko eztabaida hau arma arrojadiza lez edo batak besteari leporatzeko moduan erabiltzeko ojala zure eskaerak

eskerrik asko eskerrik asko gorospe andrea

momentu honetan eten egiten da bilkura hirurak arte eta

ordu batak eta laurdenak arteko denbora egongo da bai

hiruretan buelta eta ordu batak eta laurdenak ebazpenak sartzeko